egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza

isiltasuna gai zerrendako lehen puntua beste baterako utzi denez gai zerrendako bigarren puntua mozioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

deslegitimazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda quiroga anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko quiroga andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

debería votar a favor de esta transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

antepongan la defensa de los principios gracias eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

bultzatutako ekimenaren aurrean emendakin bat aurkeztu dugu eta emendakin horren edukia oso garbia da

hainbat eta hainbat alditan hemen eztabaidatuta bozkatu diren puntuak berriro ere mahai gainean jartzen direla eztabaida gai berriro ere eta horren aurrean

osoko emendakin bat aurkezten du zer esaten dugu osoko emendakin horretan guk aitortzen dugula

baina ardura politikotik abiatuta eta baita ere eraginkorrak izan nahi baldin badugu legebiltzar honek

bere buruari eman dion ez instrumentua ponentzia gunea eztabaida toki hori erabili behar dela

zergatik ikusi eta entzuten duten guztiek hamaika aldiz entzun eta jarraitu izan dituzte antzeko debateak

tresna bat gune bat asmatu horretarako eta aldiro aldiro

legebiltzar honetan osoko bilkuran nire ustez bai ekimena bultzatu dutenak eta baita ere kasu honetan babesten

ikusirik azken hilabete hauetan ze portaera politiko

ikusten da legebiltzar honek bere buruari eman dion ponentzi horretan ez duzuela parte hartu nahi

zergatik ez al dago izugarrizko kontraesana nik gaur ez nator

tresna baizik esan den bezala baino tresna baino zerbait gehiago bada

arazo bat dago zergatik prest zaudete hemen debatitzeko eta ponentzian ez guztia ahal duenak partea ahal du

zergatik badakizue zergatik

eskatzen du lana eskatzen du elkarrizketa eskatzen du besteari iritziak entzutea besteari esan beharrekoak esatea

agian zerbait partekatu daiteke ponentzia guzti hori eskatzen du eta ahal den neurrian ez sekretupean baina isilean egin behar da lana aldiz

zarata zarata handitzeko bolumena jasotzeko aukera desafioa

ahal izango balitz gainera eskandaluren bat baldin badago hobe eta aurrerapausoak

hor dago diferentzia eta guk proposatzen duguna da

aurreko legealdian eztabaidatu ziren bezalaxe eta

zergatik ez duzue nahi ponentzian eztabaidatu hango lana isilekoa delako eta hemen zarata handitu daitekeelako

prest gaude bihar derrigorrezkoa izango balitz

duzuen transakzional hori eman ponentziara eztabaidatu dezagun

batzuen eta besteen gabeziak non dauden baina ez da hori interesatzen interesatzen dena da titularrak edukitzea eta lehengo tokian gelditzea hori bai eztabaida publikoa eta eskandalua dagoen bitartean

eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arraiz jaunak dauka hitza

euskal herria bildu iritsi zen legebiltzar honetara garai politiko berri batean

bizitzen ari garela egia da duela bi urte eta erakunde armatuak bere jarduera behin betiko amaitzea erabaki zuela eta zalantzarik gabe erabaki horrek sekulako aukera ematen dio bakea eta elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko prozesu bati egoera horretan geunden hona iritsi ginenean urtebete pasa da eta gu pentsatzen genuen gu sinestuta geunden legebiltzar hau tresna

eta elkarbizitza demokratikoa sustatzeko herri honetan eta konturatu gara talde politiko batzuen borondatea

ez dutela horretarako inolako asmorik zenbat aldiz eztabaidatu da edo ekarri da osoko bilkura honetara gaur bertan ekarri den gaia

pp taldearen ekimena entzun eta irakurri genuenean

ikusi dugu zertara zetorren berriro zarata berbera errepikatzera berriro

berriro norberaren posizioan blokeoa irudikatzera gu ez gaude horrekin ados eta iruditzen zaigu eztabaida politikoa

aurrera egiteko bakea eta elkarbizitza eraikitzeko baina iruditzen zaigu hemen eztabaida politikoa zarata egiteko besterik ez dela erabiltzen ari

eta ez dugu kolaboratuko jarrera horrekin nos parece

jakin badaki eh bildu talde honek ahaleginak egin dituela

eta beste egoera bat ahalbidetzeko legebiltzar honetan bertan ere egin da hori guztia eta zuen partetik ikusten ari garena eta jasotzen ari garena da ez dagoela ez gurekin ez hemen

eraikitzeko borondaterik ez elkarlanik sustatzeko borondaterik ezta elkarrizketa politikoari bideak irekitzeko ere

gu horretan saiatu gara saiatu zarete beste batzuen partetik hiru aldiz ere

horretan jarriz sine quanon baldintza bezala eta gu ados egon gabe onartu izan dugu aurrera egiteko prozesu horretan eta horrekin ere

gu eztabaida eta elkarrizketa politikoaren aldeko apustua egiten jarraituko dugu baina horretarako prest ez daudenei momentuz
gauza bakarra eskatuko dizuegu begirunea nahikoa begirunea eskerrik asko eskerrik asko
arraiz jauna erantzunen txandara pasatuz quiroga andrea zurea da hitza

como una ola muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

se va a poner de perfil gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

errespetuan oinarritutako printzipioak behar dira helburu garbiak eta politikan beti aplikatu behar da pazientzia

kasu honetan guk behintzat hori aplikatzen ari gara pentsatzen dugu eztabaidarako gunea ponentzia dela eta lehenago edo beranduago denak aitortuko dugu hori dela gunea

baina alderdi politikoek gune bat behar dugu iragan hurbilean

garatzeko eta orain legebiltzar honetan daukagu eta ez nahiago dugu osoko bilkura osoko bilkura eskaparatean

zein baino gehiago den itxurakeriak egiten antzezlanak egiten ez da hori gure bidea señora quiroga

eskerrik asko egibar jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arraiz jaunak dauka hitza

agian seguruenez ez seguruenez horien ustez ere gaurkoan

kontua da horiek asetu ezinak direla inoiz ez da nahiko beraientzako

antzezlan guztiak eta gehiago eta inoiz ez da

konturatuko zarete espero dut eta ares jaunari gauza zehatza esan nahi diot

idatzita ez dagoen ponentzia osoan gero halako erronka bota lehen bota duzuna eta hori guztia ulertzen dut hori ere antzezlanaren baitan sartzen dela espektakuluaren baitan sartzen dela tira horretarako berriro ere esango dizut

sartu zaitezte eta hitz egingo dugu hitz egingo duzue laura mintegi andrea eta julen arzuaga jaunarekin

zubiak eraikitzeko prest elkarrizketarako prest akordio berriak lantzeko prest

bada garaia lanean hasteko eta halako antzezlanetan

beraiek gurekin ere ez horregatik hitz egin nahi dugu beraiekin horregatik

lantzea guk uste dugu hori dela abiapuntua abiapuntu egokia guztiontzako eta hori da gaurkoan inolako erronkarik gabe inolako antzezlanik gabe inolako desafiorik gabe luzatzen dizuegun gonbidapena

eta elkarbizitza demokratikoa guztion artean eraikitzera horretan elkar ikusiko dugu eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna

euskal talde popularrak mistoa upydk eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamalau bai hogeita sei

eta prieto jauna zure aldeko botoa jarrita geratuko da ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita zortzi ez

osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

irailaren hamaseiko akordioan gizarte ekonomia ez aipatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza

isiltasuna kanpora joan behar duenak kanpora

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkariaren corcuera andereak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urkiola jaunak dauka hitza

lehendakari jauna sailburu legebiltzarkideok egun on lau ideia azpimarratu nahiko nituzke

mozio hau arrazoitzeko eginiko interpelazioan zehar aburtu sailburuak eginiko afirmazio bat ekarri nahiko nuke gurera la economía si no es social no es economía

ekonomia arloari eta bere inguruan egun bizi dugun egoerari buruz izan dugun eztabaida guztietan gehien identifikatuarazi nauen afirmazioa

guztiok bai legebiltzar honetan eta baita ere legebiltzar honetako ateetatik harago hau da gizartean

egoera berri batera moldatzeko oinarria ekonomia ditugun baliabideak hobeto bizitzeko kudeatzea dela ulertuta gizakiaren pertsonaren eta bera bizi den gizartearen zerbitzura egon behar duen zerbait dela ulertuta ez dut ukatuko honartekoan guztiok

eta agian esandakoaren interpretazioak egiterakoan adostasun horrek ikuspegi ezberdina izan dezakeenik hala ere

abiapuntu ustela iruditzen bigarrenik zuen baimenarekin beste uztarketa bat ere egin nahiko nuke ez dago gizarte ekonomiarik giza ekintzailerik gabe nire iritziz bederen ez da posible

gizarte ekintzailerik gabeko gizarte ekonomia irudikatzea

giza balorerik gabeko gizarte ekintzailerik izan litekeenik suposatzea agian gizarte ekonomia edo ekonomia sozial hau ulertzerakoan gakoa hemen legoke baloreetan ekonomiak ekonomia sozialak

konpromisoa ardura partehartzea izaera demokratikoa pertsona jardueraren zentroa jarduera pertsonaren garapenerako bide kapital nagusia pertsona eta ez dirua

ez dituen ekintzailerik gabe ez dago gizarte ekonomiarik eta beraz ez dago ekonomiarik hirugarrenik gaur eztabaidagai dugun mozioa bera

irakurtzerakoan sortzen zaidan hausnarketa bikoitza

carmelo jaunak gizarte ekonomiarekin duen afana eta ekonomia sozialari buruz mintzatzeko eta jarduteko aukera txikiena ere aprobetxatzeko duen

gizarte ekonomia agertzen akordioan neure buruari egiten nion galdera

areagotu da enplegurako proposamen zehatza epe luzeko langabeei eta lan esperientziarik gabeko gazteei zuzendua ez gara ekonomia sozialari buruz ari

eta jarduera ekonomikoa eta enpleguaren sorrera suspertzeko neurriak hartu behar dituzte bereziki gazteei eta epe luzeko langabeziei begira ez al da ekonomia sozialari buruz ari edo

kanpora dago berrikuntza babestea bereziki teknologian eta enpresaren esparruan euskadiko lehiakortasuna hobetzeko iturritzat hartuta honek suspertze ekonomikoa

ez al da ekonomia sozialari buruz ari edo ez du ekonomia sozialak berrikuntzarekin zerikusirik

nazioartean lan esperientzia izan ondoren euskadira itzultzen diren gazteei kalitatezko enplegua bermatzea berriz ere kalitatezko enplegua ez ote du gizarte ekonomiak kalitatezko enplegurik bermatzen kultura ekintzailea eta gazte ekintzailetza sustatzea ez ote da gizarte ekonomian ekintzailerik gazte ekintzailerik behar ez al du gizarte ekonomiak arestian aipatzen dituen baloreak bereganatuta barneratuta

halaber hogeita bost langile baino gutxiagoko enpresetan langileei zuzendutako programa jarriko da abian enpresa kapitalean parte hartzeko aukera ahalbideratzeko

maileguak ematea ahalbideratzeko euskadi funtsa ezarriko da kapitalean

parte hartze hauek zerga tratamendu berezia izango dute zergak arintzeko aukeraren bidez beste atal batean

dutela kengarria ez al da hau gizarte ekonomia ez al da gainera aipamen nahiko esplizitua izenburua bera

hain zuzen ere ba al dago gizarte ekonomia baino zerbait modernoagoa solidarioagoa

ziurrenik ez da agertzen gizarte ekonomia hitzez hitz nola ukatu ordea gizarte ekonomiari buruz ari ez denik agian economía social zientzia modura forma juridiko modura tresna modura ez da hitzez hitz aipatzen

hori ere nire iritziz ez da horrela testuan zehar beste forma juridiko batzuekin ez bezala

ez dut ukatuko ezta gutxiagorik ere ekonomia sozialak zientzia modura nahi bada enpresa ulertzeko modura nahi bada forma juridiko modura nahi bada ekonomia soziala izan dadin ezinbesteko tresna direla sustatu beharrezkoak ikusgarri egin beharrezkoak babestu eta bultzatu beharrezkoak goraipatu beharrezkoak baina era berean baloreak argi dituen gizarte batetik sortutako eta baloreetan oinarritutako giza ekintzailerik ez bada tresnarik hoberenak ere ez digu ezertarako balio

ez dut inongo zalantzarik hitzarmen hori sinatu dun eusko alderdi jeltzaleak

taldeko pertsonak balore horiek argi ditugula gure akatsekin kasu askotan

balore horiek garbi ditugu balore horiek garbi ditugulako eta ondorioz ekonomia

bakoitzean ikusten dugu kontrakoa ikusten duenak berriz kezka sortzen dit batetik baloreak eta ekonomia beste era batera ulertzen dituela pentsarazten didalako bestalde tresna oinarria eta helburuei lehenesten zaiola ulertarazten zaidalako gizarte ekonomia bere osotasunean ulertuko bagenu

gizarte ekonomiari buruz hitz egiteko oinarri helburu edo tresna ikuspegitik

ez da behar beraz ekonomia gizarte ekonomiari eta helburua hala bazen gizarte ekonomia hori gauzatzeko ezinbesteko diren kooperatiba baltzu laboral fundazio insertzio enpresa eta abarri buruz hitz egiteko eskubidea aldarrikatu nahiko nuke aitzakiarik gabe

sartarazi gabe laugarren eta amaitzeko talde sozialistarekin lortutako akordioari buruz corcuera andreari eskerrak eman nahiko nizkioke

gaitasunagatik gainera testu honek ez dakit jasotzen duen hitzez hitz nik esandakoa ez dakit

beraz ekonomia gizarte ekonomia da edo ez da ekonomia sinesten duenari baloretan oinarritutako ekintzaileek

adostu dugun mozioaren aldeko botoa emateko eskatzen dizuet besterik gabe

eskerrik asko eskerrik asko urkola jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upydk ez du hitzik hartu behar

legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideak egun on

mozio honen jatorria da azaroaren hogeita bian alderdi popularrak egin zuen interpelazioaren ondorioa eta orduan orain aste pare bat oso arduratuta agertzen zen alderdi popularra hain zuzen ere gizarte ekonomia agertzen ez zelako

alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak sinatutakoa

sarkasmo bat ematen du orain bi asteko ardura horrek herenegun bertan ikusi dugun itunarekin herenegun alderdi jeltzaleak eta alderdi popularrak egon dira sinatzen dokumentu bat non esaten den badagoela ekonomia mota bat lehenetsi behar dela

eta hori da hain zuzen ere gizarte ekonomia bat egiteko alderantzizko bidea alderantzizko erabakia

orain bi asteko ardura hori eta hemen jantzi eta hemen mundu guztia dago arduratuta ia zer gertatzen den gizarte ekonomiarekin eta aldi berean sinatu egiten da

inposatutako ekonomia espekulatibo horri non lehenengo lehentasuna den

eta men egitea zenbait neurri ekonomikori zeinen arabera gizarte ekonomia pasatuko den

lerrora orain bi urte alderdi jeltzaleak saihestu egin zuen bere botoarekin onartzea

egon zen erreforma konstituzionala eta orduko hartan abstentzioaren bidez lortu zuen ez

beraren babesa neurri horri eta hauteskunde programan ere hitz egin duenean horren gainean gainetik pasatu izan da aldiz herenegun sinatu duen dokumentuan

esaten du aurretik babestu ez duen hori aurretik bultzatu ez duen ekonomia hori

etxera ekarri diola platera eginda take away moduko bat egin duela eta madrilen irentsi behar zelako neurri horiek egin duena izan da etxera ekarri eta gasteizen bertan sinatu esan behar da argi eta garbi ez dela

gizarte ekonomia batekin gizarte ekonomia hori gelditzen delako bigarren leku batean beraz ez da ulertzen zertara datorren orain jantziak urratzea eta eskandalagarria iruditzea horren aipamen eza

praktikan alderantzizko politika ekonomikoak egiten direnean ezin da esan herritarrentzat gobernatuko dugula eta aldi berean hitzez hitz betetzea botere ekonomikoen neurri ekonomiko guztiak bateragarria arduratuta zaudetela mesedez

atea zabaldu diozue murrizketa gehiago egiteari ardatz diren

osasun arloan bai hezkuntzan eta bai gizarte politiketan egia esan hau ere ez da nobedadea

egin du alderdi sozialistak aurretik egin du ppk madrilen eta alderdi jeltzalea egiten ari da urtebete honetan

atea zabaldu diozue zorraren ordainketa lehenesteari eta finantza erakundeen interesen mesedetan aritzeari atea zabaldu diozue ekonomia

atea zabaldu diozue erosmen ahalmena galtzeari atea zabaldu diozue prekarietateari eta lan

pentsioen jaitsierari gizarte zerbitzuen ahultzeari eta nola ez azpiegitura erraldoiak egiteari edo egiten segitzeari hau da apustu argia egin duzue diruari dirua eman edo beste modu batera esanda dirua eman zeini diruari atzo bertan entzuten nuen telebistan nola esaten zuen

europako kontseiluak dirua kentzea dela

kentzea giza eskubideak lotzen zituen diru murrizketekin atea itxi egin diozue ordea emergentzia egoera honetan behar den tamainako erantzun bat emateari itxi

neurriak hartzeari eta pobrezia gutxitzeari

ekonomia mota sozial bat egiteari ama lurrarekin konprometituta daudenei laguntzeari edo lehen

babesteari nik ere aipatuko dut urkola jaunak aipatu duen esaldi bat benetan ni ere hunkitu egin ninduena aburto sailburuak esandakoa

borondate indibidual ona dagoela sinesten dut benetan zeuen imajinarioan badagoela ekonomia soziala egiteko borondate indibiduala

ez dut ulertzen nola hartzen diren zenbait neurri ekonomiko

ondorio batzuk dauzkate ondorio horiek kuantifikatu daitezke kopurutan

eta badakizu eta sinesten dut penatuta esaten duzula

zergatik ez diren hartzen bestelako neurriak hain zuzen egoera hori saihesteko

zergatik gero sinatzen da herenegun bezalako akordio bat akordio hori ez da bakarrik itxurakeria

horrek ondorioak ditu eta ondorio horiek kuantifikatu egiten dira zenbakitan eta zenbaki horiek eramaten gaituzte hain zuzen ere

zorra edo zortziehun milioi ordaintzera zorra estaltzeko eta bi milioi gehiago ematera

eta jakinda dakizuna hori nola ezkontzen da

amildegi handiegia dago eta gero jarduera politikoak deskreditua badauka hain zuzen ere hortik datorkio politikari deskreditua gauza bat esan eta beste bat egin

gero elkarren segidan ondoren sinatu egiten baduzue paper bat esaten den lehenik eta behin bestelako ekonomiari begiratuko zaiola eta hori lehenetsi egingo dela eta bigarrenez ondoren

orduan begiratuko zaiola herritarrek dituen

benetan koherentzia ezak harritzen nau benetan harritzen nau eta harritzen nau gainera nola ikusten batera ezina dela

gero bete nahi diren herritarren beharrizanekin
ez da bateragarria eskerrik asko eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urkola jaunak dauka hitza

contraproducente eta mintegi andrea gauza bat bakar bakarrik egon zaitez lasai euzko alderdi jeltzaleak beti ditu pertsonak

lehenengo puntu ez dakit akordioa zein terminoetan dagoen zein hitz erabiltzen dituen baina egon zaitez lasai euzko alderdi jeltzaleak

urte askotan zehar agerian jarri den zerbait dela gaur egun zuen taldetik atzera joan ez behar den egoera honetan

eusko alderdi jeltzaleak zerbait zer esanik izan duela

nik oso garbi ditut eta ziur nago eusko alderdi jeltzaleak horrela dituela bakarrik ekonomia gizarte ekonomia oparotasunean kudeatzea larre motzean kudeatzen ere jakin behar da eta hor ere eusko alderdi jeltzaleak pertsonak izango ditu lehenetsi

eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza eskerrik asko

atzetik pertsonak lehentsi ez da bakarrik eta hau esanda daukat aurretik ez da bakarrik esaldi bat ploter batean ipintzen dena

eta nik gomendatuko nizuke irakurtzeko zer sinatzen duzuen eta sinatzen duzuen horretan

ikusten dut eta datu laburra emango dizut esate baterako

bi milioi gehiago gehituta eta aldi berean ez da kolokan jartzen zenbat eman behar zaien bankuei zortziehun milioi aurten

hirurehun eta hirurogeita bost milioi aurten eta zenbat diru

pertsonei batere laguntzen ez diena orduan nik uste dut eta errespetu osoz esaten dut eskizofrenia puntu hori begiratu beharko zenuketela

muchas gracias eskerrik asko mintegi andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu barrio
baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

abstentzioak bat ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian

aurkeztu duten osoko emendakina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamairu ez hogeita bat abstentzioak bat ondorioz

geratu da gai zerrendako laugarren puntua mozioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskal autonomia erkidegoan erlijioa

hezkuntza sailaren politikaren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena